egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eh bildu talde parlamentarioak egindako lege proposamena jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako bulegoa sortzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

aldeko txanda badago kontrako txanda aldeko txandan eh bilduz gain norbaitek gehiago parte hartu nahi du ez beraz zurea da hitza

gaur urteko azken plenoa da eta saiatuko gara niri dagokidanez eta nire puntuan behintzat aspergarriak ez izaten eta bueno azken egun hauetan ohikoa den klimari eusten hala ere tokatzen zaidan gaia

zauri asko zabaltzen dituen gaia da eta denoi bete betean eta modu zuzen batean

eta hain zuzen ere korrupzioaz eta administrazio publikoan egon beharreko praktika onetaz ari naiz

zein den sententzia baina edonola ere tamaina honetako epaiketa bat jarraipena egin dugunok ikusten dugu

egin daitezkeen okerrak edo akatsak edota korrupzio izan daitezkeen horiek ikusteke dago oraindik sententzia ez dut ezer aurreratuko baina gutxienez akatsak egon direla eta erroreak egon direla eta

nabarmena da eta gainera izan dituen tentakuluengatik eta zabaldu den moduagatik ikusten dugu arazo potolo baten aurrean gaudela oso ohituta gaude espainiara begiratzen dugunean ebrotik behera begiratzen dugunean

eta gustatzen zaigu esatea edo gustatzen zaigu irudikatzea hemen errealitatea

ondo kudeatzen dugula gauzak ondo egiten ditugula eta ez dugula erabiltzen diru publikoa kontratazio publikoa edota kargu publikoak nolabait ere modu desleial ez egoki edo zabar batean hau esanda

datu hori hor daukagu baditugu alkateak izan direnak alkate

diru publikoen bidegabe erabiltzeagatik zigortuak izan direnak edo auzitegietan direnak eta hortxe daude

korrupzioaren mapa ikusten dugu agian ebrotik behera baino hobeto gaudela baina ez gaudela inolaz ere gizarte osasuntsu eta administrazio publiko garden

inpunitatea erabatekoa delako ez dagoelako ikerketarako mekanismorik ez daukagu benetako polizia judizial egoki bat

diru publikoaren erabilera desegokiari aurre egiteko modu espezializatu batean ez daukagu fiskaltza bat korrupzioaren aurkako fiskaltza bat

batekin gai izango dena erronka honi aurre egiteko ez daukagu

kontrol mekanismo nahikoak dituena ez daukagu

salatzaileak nolabait ere babesteko mekanismorik beraz karentziak handiak dira kasuak tapatu egiten dira eta esan dezakegu irizten garela gertatzen denaren kasu oso oso kopuru txiki batetara

hau fiskaltzak dio bere bi mila hemezortziko txostenean bi mila hamazazpiko ekitaldiaren memoria egiten duenean berak dio

administrazio publikoaren aurkako delituengatik aurrera eraman diren prozedura judizialak gehiago izan direla bi mila hamabostean zigor kodean egindako aldaketen ondorioz baina horiek gehienetan

delitu batzuetaz ari garela desakatoaz edo autoritate publikoari

beraz fiskaltzak berak esaten du eta aipatzen du zein zaila den norbanakoentzat partikularrentzat mota honetako

arrazoiak normalak direnak eta denok ondorioztatu ditzakegunak direla pertsonalak eta profesionalak hau da gaur gaurkoz norbaitek korrupzio kasu bat salatu ahal izateko oso oso ausarta izan behar du oso ausarta eta agian temerarioa ere temerarioa ere izan behar du ondorioak horren ondoren etortzen diren ondorioak ikusi besterik ez daude eta de miguel kasuak

pertsona bat izan da enpresaburu bat izan da eta ikusi besterik ez dago pertsona honen aurkako

meatsuak ere nolakoak izan diren beraz gaur gaurkoz dauden mekanismoen ondorioz oso zaila da norbanako batentzat korrupzio kasu bat detektatzen duenean zeresanik ez funtzionarioen kasutaz nola esan dezakete bere goragokoak prebarikatu egin duela nola esan dezakete txosten bat manipulatu egin duela nola esan dezakete adjudikazio zuzeneko bat egin dutela kontratazio publikoaren legearen berme juridiko guztiak salto eginda

oso zaila da oso zaila da beraz badago entramatu oso bat juridikoa poliziala fiskala eta abar

zailtzen duena korrupzioa jazartzea eta zailtzen duena korrupzio hori zigortzea ere zeren fiskaltzak ere txosten horretan horixe dio kasuak

eta are gutxiago ahozko epaiketara iristen direnak hau da horietako asko eta asko instrukzio fasean ixten dira eta instrukzio fasean ixten direnean gauzak arrazoiak bi dira nagusiki bata ikertzeko zailtasunak

behin eta berriro aipatzen duguna ikertzeko zailtasun handiak daude polizia ez dago kapazitatuta hainbat eta hainbat kasutan ikerketa horiek aurrera eramatera eta hori ikusi besterik ez dago poliziaren txostenak ucoren guardia zibilaren txostenak edota ertzaintzaren txosten askok

ertzaintzaren txostenek askotan esaten dute ez daudela gaituta beraiek esaten dute ez daudela gaituta hainbat ikerketa aurrera eramateko ez daukatelako ezagupen eta ezagupen profesional nahikorik hori da bat eta bigarrena da ikertzeko borondate falta bigarren

prozedura hauetako asko eta asko ez iristeko beraz ahozko epaiketara iristea eta gainera zigor bat egotea ia ia miraria bilakatu da eaeko

mekanismo horiek fintzea eskatzen duena da mekanismo horiek indartzea eskatzen duena da prozedurak

baliabide publiko gehiago jartzea eskatzen du prebentzioan lan gehiago egitea eta egia da areto honetan eta holako antzeko aretoetan esaten dugula nolabait ere korrupzioa ez dela latitude hauetako gaia baina deustobarometroaren

herritarren ehuneko laurogeita seiak ez daukala konfiantza espainiar instituzioetan baina herritarren ehuneko berrogeita batak adierazten duela kezka

ez gaude oasi batean eta oasi horretan ez egotearen arrazoiak aipatu ditudan moduan oasi horretatik oasi hori iristeko edo erdiesteko

eta egonkorrak egoteko eta gizarte bat non korrupzioarekiko tolerantzia zerokoa den atxikitzeko behar beharrezkoa da mekanismo batzuk jartzea

egin genezakeen legez besteko proposamen bat sartu eta esan

nolabait ere bata besteari harriak tiratu eta gardenena nor denaren lehiaketa batean parte hartu baina ez zaigu eraginkorra iruditzen eta gai honetan

nagusiki begiratu behar dugu aurrera eta begiratu behar diogu eraginkortasunari hau da

mekanismo eraginkorrak behar ditugu eta horretara dator lege proposamen hau lege proposamen honen helburua da datozen hilabetetan eztabaida bat irekitzea marko honetan eta hemendik kanpo ere korrupzioaren gaiari behin behingoz heltzea

inspiratu gara ikusiko zenuten testuan zazpi barra bi mila hemezortzi legean nafarroako legean inspiratu gara eta ia ia legea hitzez hitz errepikatu dugu iruditzen zaigulako oso lege emankorra dela

egokia dela ondo erredaktatutako lege bat dela juridikoki eta gainera politikoki ere ondo planteatutako lege bat dela eta badauka birtualitate bat eta da nafar parlamentuan ez zuela lortu aurkako boto bakar bat bera ere

eta iruditzen zaigu horrelako kontsentsu politiko zabala lortu duen lege batek nafarroan eaen ere horrenbesteko kontsentsu politikoa lortzeko aukerak daudela eta horregatik profitatu dugu han bertako legea eta saiatu gara

batzuek pentsatu dezakete beste bulego bat sortzea zeren klaro azkenean lege honek planteatzen duena da praktika onen eta korrupzioaren aurkako bulego bat sortzea

beste txiringito bat sortzea dela administrazio publikoari gastu gehiago ematea dela eta ez dela beharrezkoa gaur egun ditugun mekanismoekin nahikoa dela badaukagula tribunal de cuentas bat badaukagula ararteko bat eta

ohiko epaitegiak polizia eta fiskaltza eta horrekin nahikoa daukagula korrupzioari

ez da nahikoa ikusten ari gara ez dela nahikoa ez diogula guk eaeko fiskalak ere

poliziak horixe bera diola gorputz polizial ezberdinek horixe bera diotela epaileek ere horixe bera diote eta

nabarmena da beharrak gehiago direla egia da nafarroan ere eztabaida hau eman zela eta nafarroako unibertsitateko katedradun

pertsona ezberdinekin hitz egin zuten eta aholkua izan zen organo espezifiko bat sortu behar zela organo espezifiko bat sortu behar zela erabat independentea erabat espezializatua korrupzio eta praktika onen gaian

kontu auzitegiak nolabait ere egiten duela kontrol bat fiskalizazio kontrol bat egiten duela baina fiskalizazio hori

kontableetara mugatzen dela edo konpetentziaren lehiaren aurkakoak izan daitezkeen praktika kolusioetara dedikatzen dela ez ditu beste atribuzioak

arartekoak eskubideen urraketak bai jasotzen ditu jaso dezake eta informatu dezake baina erabat ez nahikoa da arartekoak ez baitauzka mekanismo espezializatuak korrupzioaren

arloa ikertzeko epaitegiak zergatik ez diren nahikoak

baina ez korrupzioa eta praktika desegokiak osotasunean denok dakigu zuzenbide penala azken

baina hori baino lehenago badira neurri administratiboak hartzea zehapen prozedura administratiboak egon daitezke apertzibimenduak egon daitezke beste mekanismo batzuk behar beharrezkoak direnak eta gaur gaurkoz ez daukatenak organorik horri heltzeko posible da praktika erabat irregularrak egitea baina ez izatea ilegalak ez izatea legez kontrakoak edo ez izatea

baina horrek ez du esan nahi praktika horiek egokiak direnik eta praktika horiek onartu behar ditugunik eta praktika horiekiko toleranteak izan behar dugunik beraz iruditzen zaigu ezinbestekoa dela bulego bat sortzea eta horren defentsan egin nahi izan dugu ere

evidentemente bulego hau independentea izan behar da independentea izan behar da eta lege honetan proposatzen dena da aukeratua izango den zuzendari nagusia

handia daukana hau da gehiengoz onartzea ez izateko pertsona bat

edo dependentzia politiko edo organikorik izan dezakeena eta planteatzen duguna da ere ekipo independente

erabat independente autonomoa izango dena eta edukiko duena legearen babes hori

azken bururaino eramateko bulego eraginkor bat ari gara planteatzen eta nik uste dut hau ere oso inportantea dela

lege honen ondorioz sortuko litzatekeen bulego honek bata prebentzioa ezinbestekoa gizarte honetan korrupzioaren gaia ez da lantzen behar beste zein praktika diren egokiak zein praktika diren desegokiak ez dira lantzen behar beste

onartutzat ematen dira zenbat izendapen ez dira eskandalagarriak nepotismoa zenbat gauza daude hor ez direnak agian

baina reprotse sozial bat merezi dutenak eta onartezinak direnak batzuk aholku bat edo errekomendazio batekin amaituko

eta hor ditugu ezagutzen ditugu adibide pila bat nik uste dut hau ezinbesteko lana dela prebentzio lan bat egitea hau da jardutea bulego horrek jardun behar du aurretiaz eta aurretiaz egin behar du fiskalizazio lan hori

behin delitua edo behin irregulartasuna burutu ondoren egiten dutela lana behin kaltea eginda dagoenean orduan sartzen direla mekanismo horiek martxan

mekanismo horiek aurretik ere planteatu eta nik uste dut bulego honen lan jardun inportanteenetako bat horixe izango dela prebentzioarena bigarrena detekzioa eta ikerketa

jarduera diren guztion integritatearen aurkakoak administrazio publikoaren interesen eta interes partikularrak alderdienak edo hirugarrenen interesak babesten dituztenak horiek detektatu egin behar dira eta detektatu behar dira inspekzionatu behar dira eta txostenak egin behar dira prozedura batzuk martxan jartzeko eta ikusteko

bideratu behar diren edota ikusteko zer nolako mekanismoak planteatuko diren eta guztiak egongo dira behartuta bulego honek egiten duen lanarekin kolaboratzera enpresak alderdi politikoak pertsonak funtzionarioak kargu politikoak

indar hori ematea bulego honi benetan eraginkorra izan dadin eta guztiek kolaboratu behar izateko bulego honekin

oso elementu ere interesgarria eta inportantea dela hau da ez da gauza bat erantzun gabe utzi dezakezuna derrigortuta egongo da mundu guzti guztia

multekin eta uste dut hau oso esanguratsua dela ere eta

hori ere jaso behar duela eta gero azkenik badago ere oso inportantea den gauza bat fiskaltza saiatzen da salatzaileen anonimatua mantentzen

salatzaile horiek nolabait ere pribazitate bat edukitzea eta babestea ikerketa horiek azken bururaino eramateko baina askotan trakets ibiltzen dira eta hori ere horrela da eta bulego honek daukan funtzio nagusietako bat horixe da salatzaileen babesa salatzaileak erabateko

edukiko du salaketa bat sartzerakoan erabateko anonimatua edukiko du eta ziurtatuko da salatzaile horrek ez duela edukiko ez ondorio pertsonalik eta ez ondorio profesionalik

beraz nik uste dut elementu guzti hauek kontutan hartuta lege on baten aurrean gaudela jaurlaritzaren aldeko irizpena dauka kontsiderazioan sartzeko nik uste dut herritarrak zain daudela

herritarrek ere ikusi behar dute alderdi politikoak kargu politikoak prest gaudela lakra honekin amaitzeko

horretarako behar dena lehenengo eta behin da borondate politikoa bigarrenik lege egoki bat eta hirugarrenik

efizientea potentea eta guztiz guztiz guztiz independentea izango dena eta babes legal eta juridiko eta politiko osoa izango duena bere jarduera independentzia osoz
hasteko eta beno besterik gabe zuen aportazioen zain geratzen gara eskerrik asko ugarte

kontrako txandarik ez dagoenez bozketara deituko dut

lege proposamena aintzat hartzen den ala ez beraz bozkatu dezakegu

hirurogeita bost boto aldekoa zortzi abstentzio beraz

aintzat hartzen da jarraian boto azalpenera joango gara eta euskal talde popularraren ordezkari den ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

ruiz de arbulo jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria macazaga anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on legebiltzarkideok lehendakari jauna sailburuok egun on guztioi euzko abertzaleak baiezkoa eman dio lege proposamen hau aintzat hartzeari jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren aurkako bulegoa sortzeko ekimenak eztabaida sakon eta arduratsua merezi duelako

honetako taldeen ekarpena eta hausnarketak mahai gaineratuz beraz

ematen diogu gogoetari bai esaten diogu lege proposamenaren hitzaurrean esaten diren hainbat gauzekin ados gaude hala nola gizarteak bere jarduera eta kudeaketa moduak aldatzen eta baldintzatzen dituzten erronkei aurre egin beharra eta ezin dugu ukatu izan diren aldaketak gizartean zein enpresa munduan edota administrazioan paradigma politiko eta administratibo berri baten aurrean kokatzen gaituztela guztiz bat gatoz proposamen honen

langile eta kargu publikoen jokabidea zintzotasun handikoa izan behar delako beti ere horrela izanik gure aldetik behin baino gehiagotan errepikatu duguna berriro ere berretsiko dugu euzko abertzaleak taldeak baztertu egiten du inolako zalantza izpirik gabe baliabide publikoak helburu pribatuetarako bidegabekeriaz eta behar ez bezala erabiltzea lau printzipiotan

bulego sortu berri honen eginbeharrekoak prebentzioa bat

iruzurraren aurkako borrokan eta azkenik salatzen duten pertsonei eman behar zaien babesa sin entrar al detalle

rezeso txiki bat eskatu didate taldeek saiatu gara aldatzen baina bueno ezin da beraz behar duzuen denbora bost minutu

bueno eh siñatu pas minutu paya dasmena

hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena haurren eta nerabeen aurkako sexu indarkeriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra garrido andrea zure da hitza

esta lacra tenemos que decir que gai hau ez dugu hainbat alditan eztabaidatu dugula legebiltzar honetan eta akordio zabalak

eta bereziki bat azpimarratuko nuke zeren aho batez adostu zen legebiltzar honetan iaz apirilaren hogeita zazpian

agerraldiak ere izan ditugu legebiltzar honetan eta batzordeetan orduan informazio eta datuak datu zehatzak dauzkagu

egun on guztioi hiru gizon zuzendaritza taldea

prentsaurreko bat ematen prentsaurreko bat ematen eta esaten biktima gezurti bat dela

gainera eskolaren erakustaldi bat edo bisita gidatu bat egiten dute eta erakusten dute neurriak hartu dituztela atean

jarri dutela barruan zer gertatzen den ikusteko egoerak duen larritasuna izango ez balu barre egiteko modukoa litzateke pertsona hauek egindakoa baina serioski beharko genuke horregatik guk elkarrekin podemosek egiten zuen proposamena bere horretan onartzen genuen ikusten genuen ekarpen beharrezko bat zela baina justu prentsaurreko hau eman zen momentuan zegokigun egitea zuzenketa eta ezin izan genuen beste alde batera begiratu gaztelueta eskolako zuzendaritzak

ez zoro batek zuzendaritzak ematen duen prentsaurreko batean biktima gezurti bat dela esan eta kondenatua babestu egiten dute lotsagarria bere zentzu guztietan eta egoerak haurren kontrako

ikusezintasun larria gainditzeko kontrako norabidean egindako propaganda hutsa izan zen jende honek egindakoa arazo larri bat da

ez da lehen aldia honen inguruan hitz egiten duguna adituak eduki ditugu bertan aho batez ere bai onartutako legez besteko batez aritu ginen gure taldearen ekimenez duela urtebete aipatu den moduan eta ikusezintasun hori gainditzeko ezinbestekoa da gaia erdigunean kokatzea baina ez horrela ez horrela

epaia epaitzen horrela deitu zion berriak egindako lotsaren prentsaurreko hori eta insistitzen baldin badut da

zuzendaritza batek biktima berbiktimizatzen nahikoa izan ez balu bezala epaiketa batetik pasatzeko berriz ere bisitakoa bizitu behar izateko nahikoa izan ez balu

egoera berriz ikusarazteko eta familiak ostean prentsaurreko bat eman behar izan zuen esanez haur horrek berriro ere sufrimendu ikaragarria pairatu behar izan zuela hitz horiek entzun eta gero eta horren aurrean uste dut

eta hori zen guk gure zuzenketan eta gainera gehitzeko zuzenketan jartzen genuena legebiltzarrak babes osoa

osoa aldi berean ere adierazi nahi zuela babesa familiari eta biktimari eta gaitzespen osoa gazteluetako zuzendaritzak

eta kasu partikular bat dela badakigu baina uste dugu instituzio batek eskola batek maila publikoan egiten duen prentsaurreko bat deslegitimatzeko

guk eskatzen genuena aski da hau ez dugu onartuko ez dugu

babes osoa beraz gure taldearen babes osoa eta pentsatzen dut inolako taldek ezingo diola ukatu gazteluetako familiari

beste hainbati babes eta elkartasun osoa eta prestutasun osoa ditugun hutsuneak gainditu izan ditzakegun hutsuneak gainditu eta horrelakorik berriro ez gertatzeko lehenik eta behin ikusezintasuna gai hau ekarriko dugu gai honetaz hitz egingo dugu eta haurren kontrako sexu abusuak mahai gainean kokatuko ditugu ez ditugulako tabu bilakatu nahi hauetaz hitz egin nahi dugulako hauen inguruko soluzioak bilatzeko besterik gabe adieraztea hasieran adierazi dudan moduan hasierako proposamenarekin bat egiten genuen

aukera izan dugu guretzako garrantzitsua zen eta adierazi dut zergatik gazteluetaren kasuan aipamen berezia egitea

zuzendaritzak izandako jarreraren aurrean ez aislatua

biktima guztiei babesa baina kasu honetan instituzio honek eskola honek egin duenarekiko gaitzespen osoa nahi genuen mahai gainean jarri

egin dezakegunaren eta esku hartu dezakegunaren inguruan prest egongo garela lan egingo dugula eta zentzu horretan akusazio partikularraren azpimarra egitea guretzako garrantzitsua zen barnebildu egin da zergatik uste dugulako kasu honetan desprotekzio sentsazio

instituzio bezala egin dezakegun akonpainamendu oro beti oso garrantzitsua izango dela beraz aurkitzen gara momentu batean

bere garaian bortxatuak edo erasoak pairatu zituzten emakumeak horien inguruan lasaitasunez hitz egiteko aukera izatea publiko egin ahal izatea

lortu dezagun espazio hori zeinetan ahotsa altxatzera ausartzen den

horri ez biktimizatzeko berriz ere eskaintzeko espazio eroso bat zeinetan kontatu ahalko duen zer gertatu zaion eta espazio erosoaz gain akonpainamendu egoki bat egiten duen hori legez

ekintzaz babestua izan dadin eta justiziaz erreparazioaz ere bai hitz egin dezagun beraz gaurkoan pozteko modukoa da hona ekarri dugun akordioa

gai hau erdigunean kokatzen jarrai dezagun abusuak pairatu dituzten haurren egoera beraien aurrera ateratzeko

bideak eskaintzen eta berriz ere ez onartzen eta berriro diot instituzio batek eskola batek egin dezakeen horrelako prentsaurreko lotsagarri bati hemendik argi eta garbi zuekin gaude familiarekin eta biktima guzti guztiekin gaude

ditugu eta arbuiatzen jarraituko ditugu beti biktima berbiktimizatu nahi duten eta kondenatua babestu nahi duen ekintza oro beraz gazteluetari gazteluetako zuzendaritzari gure arbuio osoa

rojo anderea euzko abertzaleak arrizabalaga anderea zurea da hitza

eguerdi on denoi egun on guztioi jakina da estratu honetan plazaratzen eta eztabaidatzen ditugun gai guztiak oso garrantzitsuak direla denak dira garrantzitsuak baina badira gai batzuk bere kutsu edo izaeragatik bereziki barrenak astintzen dituenak

nire ustetan behintzat horietariko bat da sexu abusuen aurrean haur eta nerabeak aurkitzen diren zaurtasun egoeragatik

beraientzako erreferentzia den pertsona bat edo maite duen norbaitek eragindako kaltea asumitzeko gaitasun hori ez daukate oraindik garatuta beraz talde bakoitzak bere ekarpenak edo argudioak hemen aurkezterakoan inoiz baino gehiago kontu handiagorekin jardutea beharrezkoa dela uste dut eta gaurkoan nire hitzak behintzat aukeratzea espero dut bereziki zuhurtasunean oinarrituta parte hartu nahi dudalako eta zuhurtasun printzipio horrek horri jarraitzeak baldintzatu dut eta baldintzatzen dut parte hartzea gure alderdiaren jarrera eta erdibide horretan islatutako hitzak inoren askatasun eta eskubide urraketa

hitz egiten dugunean haurrek horrelako kasuetan daukaten ahultasunaz baliatuz abusua onartezina baita norbanakoaren duintasuna eta urratzen dituzten indarkeria salatzen ari gara gaur baina abusu hauek haur eta nerabeei egosterakoan are larriagoa da esan dudan bezala politika integralak eskatzen ari gara edo politika integral horien

eskatzen dugu honi aurre egiteko bestelako erakunde batzuena baita ere edo botere publiko ezberdinei eta gizartean

eta mezua zabaltzea ere garrantzitsua da gobernu honek eta

taldeok argi adierazi dugu gure jarrera beti legealdi honetan hainbatetan eztabaidatu dugu haur eta nerabeen aurkako sexu indarkeriari buruz

bi mila hamazazpiko apirilaren hogeita zazpiko osoko bilkuran haurren aurkako sexu abusuei buruzko legez bestekoa eztabaidatu zen orduan ere argi eta ozen adierazi genuen tolerantzia zero kasu hauen aurrean lehendakariak berak ere honela adierazi askotan ondoren bi mila hamazazpiko ekainaren bostean honen inguruan eztabaida genuen baita ere gehiengo zabal batek babestutako hainbat onartuz eta gaurko erdibidekoan ere orduko

jaso izan nahi izan dugu indar gehiago izan dadin guzti hauek betetzeko bidean gobernuak aurrerapausoak eman ditu horretan dabil haur eta nerabeenganako indarkerian aurkako

modu zuzen batean eraginez ezin dezaket aipatu gabe utzi zeuk esan programa familiei laguntzeko laugarren planean jasotakoa

zuzendutako sentsibilizazio neurriak eta informazioa eta arreta zerbitzuak lantzen eta

oso aurrerakoia baita hezkuntza sailak ezarritako protokoloei dagozkionez hauek dira bereziki garrantzitsuak eta erdibidekoan aipua egiten diegu modu zuzen batean beraz ez nahiz honetan asko luzatuko baina bai azpimarratu nahi dut beti gure marko konpetentzialen barruan jokatzen ari garela eta hori

erdibidekoan islatuta geratzerakoan esan dugun moduan nik gaurko honetan zuhurtasun printzipio hori jarraituz ekin edo jardun nahi dudalako uste dudalako beharrezkoa dela gainera eta ez diskurtso populistetan jaustea

lortu nahi ditu abusu egoera larri hauek ekiditu eta honetan lanean ari da

lortu dugu eta nik uste dut talde guztiak modu zintzo eta argi batean jokatu dugula oraingo honetan erdibideko hori lortzeko asmoz azkenean posible izan da gure diferentziak hein handi batean ikuspegi orokorra edo partikularra ematea izan direla esango nuke horretara

aipu berezia egiteari edo ez gaurko erdibidekoan jatorrizko ekimenean aipaturiko ekintzak elkarrekin podemosek aurkezturiko jatorrizko ekimenean ia bere osotasunean onartzeko bidean ginen buelta ugari eman dizkiogu beti ikuspegi konpetentziala errespetatuz

tresnen harira horietako asko hezkuntza sailari zuzendutakoak baina ezin dezakegu indarrean dagoen araudiaren kontra joan

horri eusteko beste mekanismo eta konpetentzia dun erakunde edo bide daudenean esan dudan moduan gazteluetako

guk erantzukizun politiko bat dugu eta horri jarraituz zuhurtzia horrekin jokatzea eskatzea minimoa da beraz gazteluetako kasua oso oso larria izan arren zoritxarrez ez da bakarra eta gure gaurko erdibidekoan

hala ere gazteluetako gaztearen inguruan bai esan nahiko nuke ba ikastetxe honen zuzendariaren hitzak nabarmenki desegokiak izan zirela familia oso bati egiten edo eragiten dion egoera baten inguruan ari gara ebazpen irmorik ez duena oraindik hori egia da

zuzen jokatu ez familiarekin ezta prozesu judiziala errespetatu eta benetan ulertzen dugu hitz horiek familiari sorturiko mina

baten zuzendaria da beraz bere izendapen edo kargugabetzea ez dagokio ez jaurlaritzari ezta legebiltzar honi zentroko buruei dagokie erabaki bat hartzea baina bueno guk uste dugu zentroak honen inguruan hausnarketa sakon bat egin beharko

diot eta argi geratzea nahi dut gure taldeak ez dituela zuzendariaren hitzak konpartitzen

hala ere horrek ez du esan nahi hezkuntza sailak ez duela jardun behar zentro eta euskal hezkuntza sistema osatzen duten zentro guztietan abusuen kontrako protokoloa betetzearen jagole eta hau horrela betetzen ez bada

eta horretara gure konpromisoa gure erdibideko bosgarren puntuan jasotzen den moduan erdaraz daukat beraz erdaraz irakurriko dut eta guztiz garrantzizkoa dela ulertzen dudalako

garrantzitsua dela harturiko konpromiso hau elizaren esparruan emandako sexu abusuen inguruan ere

seigarren puntuan jasota dago pasaden astean gertatutakoa ikusirik ikusten dugu honelako urratsak ematen ari direla esparruan eta bide horretan jarraitu dezala espero dugu eta esan bezala erdibidekoa lortu dugu nire esker ona

moduan ekarpenak egiteagatik eta

erdibideko hau aho betekotasun baten bidean ahalbidetzeagatik
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga

erantzunen txandara pasatuz norbaitek hitz egin nahi du

podemos euskal sozialistak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

bozketaren emaitza onako izan da

gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

aurkako prozesu judizialari buruz eztabaida eta behin betiko

bai egun on guztioi eta eskerrik asko lehendakari andrea hasiko naiz gauza batekin eta esaldi bateaz azpimarratzen zergatik gaur gai hau ekarri

eta horretarako oso era laburrean esango dut

guztien buruetan egongo den galdera zergatik planteatzen dugu hau momentu

epaiketaren hasieran gaudelako epaiketa nolabait esateko hasi dela pasaden egunean planteatutako

gauza bat kontutan hartzekoa da kataluniaren eskubidetaz eta irtenbidetaz hitz egiten ari garela proposamenekin hirugarrena

oraindik preso daudelako pertsona batzuk eta are gehiago preso daudenak gose greba egiten ari direla eta bukatzeko beraiekin egon ginenean erantzun bat eman behar genuela beraiek egindako

pentsatzen genuen momentu egokia zela hau proposamen hau egiteko eta lehenengo puntuetan zer egiten dugu proposamen honekin salatzen dugu justiziaren erabilpena erabil politikoa salatzen dugu salatzen duguna da kontrol politikoa dagoela epaitegietan

banaketarik ez dagoela eta juridikoki zentzugabekoa dela gertatzen ari den guztia eta hori zergatik esaten dugu

algunos tribunales europeos horregatik planteatzen dugu lehenengo puntua horregatik salatzen ditugu gauza guzti hauek eta esaten dugu hau ez dela botere judizial batek egin behar duena hau horren aurka dagoela eta horrek suposatzen du

erabilpen politikoa argi eta garbi gure ustez

ez gara bakarrik horretan geratzen gero beste gauza batzuen inguruan hitz egiten dugu eta hitz egiten dugu eta guretzako hori oso inportantea da irtenbide politikoari buruz

non eskubideak kontutan hartzen direla non erabakiak errespetatuak izaten dira

kontrajarria den bihar gertatuko denarekin

espainiako gobernuak katalunia zer den eta zergatik

se le parece bastante eta guk zer planteatzen dugu proposamen honetan horren inguruan errespetatuak izan behar direla kataluniako herriak esaten dituen eta erabakitzen dituen gauza guztiak eta horretarako bidea

era adostu batean posible izanez gero baina bestela aukera eman behar jakiela ere

bide hori aurrera eramateko ez dugu esaten erraza izango denik

puntu horretan posiblea izan behar dela eta esaten dena errespetatua izan behar dela eta azken puntuan hitz egiten ari garen beste bi zentzu desberdinetan momentu honetan kataluniako espetxeetan dauden

inguruan egiten dugu erreflexio bat eta kontutan hartu behar duguna da pertsona hauek batzuk gutxienez gose greba egiten ari direla gose greba ez da egiten era oso normal batean gose greba da preso batek pentsatzen duenean

dituela erabiltzen den azken gauza horrek suposatzen duen guztiarekin kontutan hartu behar da

hori kontutan izanda ikusten duguna da behartuta gaudela gure obligazioa dela

preso politiko hauen askatasuna ikusten duguna da kalean egon behar direla esan dugu askotan esan dugu toki desberdinetan

izan zen preso politiko horien kaleratzea baina oraindik kartzelan daude y es nuestra obligación entendemos

social eta hori argi utzi nahi dugu eta bukatzeko planteatzen dugu beste puntu bat eta hori puntu hori puntu

beraiekin egon ginenean giza eskubideen batzordearen delegazioa joan zen beraiekin egotera eta beraiekin egon ginenean komentatu zeuskuen eta planteatu zeuskuen beraientzako oso gauza

egokia eta ikuspuntu tekniko batetik baina baita ere elkartasuna adierazteko eta beraiekin egoteko delegazio bat bidaltzea parlamentu honen izenean guk planteatu genuen beste delegazio mota izatea baina adostu dugu delegazio hori beste planteamendu batekin bidaltzea izatea eta uste dugu behar beharrezkoa dela pentsatzen dugu oso gauza

egotea eta horregatik azken puntuan planteatzen duguna da delegazio hori osatzea

egoteko eta joatea epaiketa horretara eta gabonetan gaudenez eta beno nik ez dut uste momentu honetan inork esango duela bigarren txanda erabiltzea hori

bakarrik hitz egitea ez daukat inongo arazorik ez daukat momentu honetan borondaterik konfrontazio politiko batean edo liskar batean sartzea argi daukatelako ez direla mugitu posizioetatik ez pp ez psoe ez dot uste momentu honetan aukera egongo denik eztabaida

edo abstentzioa edo zerbait lortzea ez dot hori ikusten orduan

eta esango dudana da gauza bat amaitzeko gabonak dira

goirizelaia andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martinez jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok bueno ni ere saiatuko naiz bakarrik lehenengo txanda erabiltzen así que

gutxienez eztabaida pixka bat sortzeko egia da bederatzigarren aldia da legebiltzar honetan kataluniari buruz eztabaidatzen duguna

ekarri ditu bederatzi alditan gai hauek eta nik uste dut ia dena esanda dagoenez

interbentzio honetan nik uste dut gaur eszenifikatuko dela berriro ere

krisi lurralde krisi larria konpontzeko hiru ikuspuntu

alde batetik dago euskal herria bildu eta euzko alderdi jeltzalearena

bueno ba linea oso zuzena jarraitzailea kataluniako

beste alde batetik alderdi popularra eta alderdi sozialista

gehiago edo gutxiago batean baina normalean

soluzioen aurrean depende zein alderdia eta depende zein momentua decía que

hirugarren bidea elkarrekin podemosek planteatzen duen hirugarren bidea eta

jartzen eta soluzioak bilatzen eta gure ikuspuntutik ere eztabaida hauetan zentzu pixka bat jartzen

zentzua zentzu pixka bat jartzea eztabaida hauetan beno ba diagnostiko fin bat edo finago bat egiten

eta tratatzea zer esaten duten eta entzuten zer esaten duten independenteak diren

proceseko liderrek duten defentsa zilegirako eskubidearen

ni bera edo legebiltzarreko edozein pertsona hara joateko esatera beraien eskubideak bulneratu egiten direla

izan oso objektiboak beraien edo gure apreziazioetan partzialitatearen itzala baita badago ere eta hauek bere balorea galdu egingo zuten hala ere giza eskubideen obserbazioa ez da edozein gauza

erabilgarria izateko utila izateko traiektoria bat bide bat behar duena errekonozimendu bat giza eskubideen sistemetan internazionaletan

tarea hauetan eta zergatik ez

hara bidali ordez ez dugu babesten

lan hau egiten ari den lan hau internazional diren beste erakundeena

zergatik ez dugu usten dakitenak hara joatea

proposamena da hori puntu horretan proposamena da hori izatea horrelako entitateak

eta ustea beraien eskuetan entitate esperto hauen eskuetan inork kuestionatu egiten ez dituenak eta inork ez duena

esatea efektiboki ea eskubideak bulneratu egiten ari diren eta epaiketa justu bat izateko eskubidea bulneratu egiten den

eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

no tenemos ninguna envidia eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

egun on nik ere hitz ematen dut lehenengo txanda

gainera oso zehatza eta laburra izango naizela hain zuzen ere gaur bertan jordi turull josep rull

jordi sánchez bera gose greban dauden presoak izan dutelako gure alderdiko euskadi buru batzarraren presidentearen bisita

joseba aurrekoetxea beraz hurbiltasun hori gertutasun hori

existitzen den zerbait da eta nik uste dut hemen egiten den planteamendua edo onartuko dena gehiengo baten eskutik eta nik uste dut puntu batzuk oraindik gehiengo

irakurtzera natorkizue ez daukat beste aparteko enpeinurik

hauxe diote eusko legebiltzarrak estatu espainola

kataluniako buruzagi independentisten aurkako prozesu judizialean justizia politikoki instrumentalizatzen ari delako eta egiaztatzen du cosidó izena

zeharo urratzen duela botere banaketaren printzipioa izan ere agerian utzi du gardentasun osoz botere judiziala instantzia politikoetatik zuzentzeko estrategia dagoela auzitegi goreneko bigarren aretoa atzetik kontrolatuta eta

hartuta subiranismo katalana bururik gabe uzteko eta independentismoa likidatzeko

salatzen du independentista katalanei egotzi nahi zaizkien delituak zentzugabekeria juridikoak direla bai eta astakeria sozial eta politikoa ere eusko legebiltzarrak adierazten du

judizializatzeak konponbideak eman baino enkistatu blokeatu eta zaildu egiten dituela katalunia eta estatu espainolaren arteko harremanetik eratorritako gatazka politikoak elkarrizketan oinarritutako irtenbide negoziatua aurkitu behar duela bide politiko eta demokratikoak erabilita hori dela eta legebiltzarrak estatu espainoleko botereei eskatzen die bat

ditzatela kataluniako herria eta berau osatzen duten pertsonak euren eskubideak norbanakoak zein kolektiboak eta euren etorkizun politikoari buruz libre eta demokratikoki hartzen dituzten erabakiak

berehala aske uztea carme forcadel jordi sánchez

libre eta kalean nahi ditugu eta azkenik legebiltzarrak ebazten du

izango dela xede horrekin ordezkaritza bat bidalita eta horretarako behar diren gestioak egiteko eskatzen dio ganbara

besterik ez sinesten duzuenoi eguberri on

eskerrik asko egibar jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea

elkarrekin podemos erantzunik ez sozialistak ere ez euzko abertzaleak ere ez eta alderdi popularrak jarraitu nahi du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

ay itxaron barkatu barkatu izen bai puntuka

bat bi eta lau puntuak hazteko bozkatu dezakegu

contra beraz onartuta geratu dira bat bi eta lau puntua jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirugarren puntua eta azkenik bosgarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bosgarren puntua ere onartuta geratu da gai zerrendako bosgarren puntua mozioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua euskadin eukaliptoa espezie inbaditzaile deklaratzeari buruz eztabaida eta behin betiko

talde proposatzailearen txanda becerra jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

mila esker presidente andrea egun on guztioi

euskadin eta ez hori ez da nire iritzia eta ez da ekologisten iritzia ezta ere zientzialarien iritzia da eta

denok dakigunez bere iritzia ematen dute datuetan oinarrituta eta datuen arabera eukaliptoak

lehortzen eta pobretzen ditu eta bertoko espezieak

hedatzen da beste eremu batzuetara horrexegatik guztiagatik eukaliptoa da espezie inbasore eta horretaz

behar dugu espezie inbasore bezala eta kontuan hartu behar dugu hemen ez dela beste zuhaitz mota bategaz hitz egiten

zuhaitz berezi bat eta galdera da eta nik azalduko dut labur labur nola

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi mire

lopez de arroyabe anderea erantzunen txandara pasatuz becerrak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak rojo andereak ez du hitzik hartu behar tellería jaunak

eva bozketa nola nahi duzue hirugarrena aparte eta beste guztiak elkarrekin bale nahikoa

puntuka baita nola nahi duzue bi eta hiru bat aparte eta bi eta hiru eta zuek beraiena ere bai bozketa orduan egingo dugu banan banan gurea banan banan taldearena

becerra carollo jaunaren mozioaren jatorrizko testua puntuka bozkatuko dugu lehenengo bigarren eta laugarren puntuak bozkatuko ditugu

ez da onartu bat bi eta laugarren puntuak orain hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozka hamaika boto aldekoa berrogeita hiru contra hamasei abstentzio beraz

jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzalean erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da lehen puntua jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita hamabi boto aldekoa hemeretzi abstentzio beraz onartuta geratu da bigarren puntua eta azkenik hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita hamabi boto hemeretzi abstentzio beraz onartuta geratu da hirugarren puntua gai zerrendako seigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularrean

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna mesedez eskatzen dizuet isiltasuna

legebiltzarkidea mesedez zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko uria jauna euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak otalora anderea zurea da hitza

azaldu bezala botika bioantzekoek eta generikoek ezaugarri desberdinak dituzte hori dela eta azterketa eta balorazio

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea eh bildu blanco anderea zurea da hitza

ekimena beraz ez naiz luzatuko puntu honetan gainera jatorrizko testuarekin bat gatoz gustatzen ez zaigun kontu bakarra da markoa ze hemen ez dugu marko propioa markoa da sistema nazionaleko

litzaiguke marko propio bat izatea baina hori zoritzarrez zuzenketa baten bidez ezin da zuzendu ezin da aldatu beraz horregatik ez genuen aurkeztu zuzenketarik

erdibidekoaren bitartez jatorrizko testua hobetzen dela beraz babestuko dugu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto

erdibideko zuzenketa besterik gabe gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari amaiera ematen diot hamaiketakoa ordu biak eta laurdenetan izango da eta jai